gai zerrendako bigarren puntua mozioa iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkidea aurkeztua eskuntza saiak eskuntza marko irielur irueledunalaren etorkisuna sezan gogen politikari buruz es da baida eta bein betiko ebazpena proposamena

eh bildu taldearen ordezkaria agirrezabala jauna zurea da hitza

talde popularrak hezkuntza marko hirueleduna dakarkigu oraingo honetan

ingelesaren defentsan zeren eta pp ren mozioa eta

ikusita biak gauza berdina dira termino berdinak eta ia hitzez hitz testu berdina ez da oso ondo ulertzen pse k

eta argi dago bi alderdi hauek eskutik helduta nahi dutela

nahi izan zuena ere baina marko hirueleduna martxan jartzeko ez zuen inoren adostasuna lortu

agenteena ez eta hezkuntza komunitatearena ere izan ere agente guztiek komunikabideen bitartez ezagutu zuten aurreko sailburuaren plana erabilpen politiko

egin zen orduan honek kezka eta zalantza handiak sortu zituen ea zein zen

nafarroan gertatu zen bezala ote zen euskararen presentzia eta garrantzia geletan gutxitzea ez ote zegoen proiektu honen atzean esaten zuen batek baino gehiagok eta ez benetan hiru hizkuntzetako ikaskuntza bermatzea

ikastetxe publikok eskatu zuten parte hartzea naiz eta

hamabost plazetarako proiektua ez zetorren inolaz ere bat eskola publikoaren beharrekin eta azpian zegoen kezka hain zuzen horixe zen

eskaera handiena zuena eta etengabe igotzen ari zena

nire ustez ez dira uxatu eta ez dira uxatuko euskal herritarrak ikusiko duten arte euskal hezkuntza sistemak euskaldun eleanitzak lortuko dituela

ariketa gure hizkuntza bermatua egongo dela ikusiko duen arte eta hauxe da euskal herritarrek eskatzen dutena

helburu hori lortze aldera lan egin dezagula eskatzen digute baina proiektu honek

herri honek ibilbide luzea egin du euskalduntze prozesuan herri hau ikasbide

eta hau horrela izanda ere marko hirueledun honek ez zuen ezertarako kontutan hartu

euskaldun eleanitzez osatutako euskal herria helburu izanik hizkuntzetarako europako erreferentzia markoa erreferentziatzat hartuta gizartearen errealitate soziolinguistikoarekin eta soziokulturalekin bat egiteko

erantzuteko markoa sortzea proposatzen du euskal herria bilduk euskara ardatz izango duen eredu bakar

autua egingo du eragile politiko sindikal eta sozialekin ahalik eta adostasun zabalena lortuaz eta babes

ikasle euskaldun eleanitzak sortzea helburua izango duena eta hauxe da gure osoko zuzenketan muinean dagoena

gure kasuan hiru hizkuntza ofizialetatik bi behintzat euskara eta gaztelera derrigorrezko hezkuntza amaitzean ongi menderatzea izan behar da eta gainera atzerriko hezkuntza bat edo euskal herriko hirugarren hezkuntza ofiziala menderatzea euskara gure herrian hizkuntza gutxitua izaki

xedea bete ahal izateko euskarari lehentasuna ematea proposatzen dugu beste hizkuntzekin berdintasun erreala lortzeko beti ere ikaslearen etxeko hizkuntza eta kultura kontutan hartuaz

marko bakar eta malgua erdiesteko hezkuntza etapa guztietan hasi haur hezkuntzatik eta bukatuz derrigorrezko bigarren hezkuntzan murgiltze

ereduen alde egiten dugu etapa bakoitzean haurraren garapen eta beharren ezaugarrietara egokituko den murgiltze eta mantentze ereduen alde hain zuzen ere gaztelaniari dagokionean ikasgai gisa jasoaz

hizkuntzaren ikaspen goiztiarra sustatuz ikastetxeak definitutako hizkuntza proiektuak zehaztutako estrategia eta ildoak jarraiki baina argi ikusten ez duguna eaj pnv ren eredua da orain arte zapore gozoa jaso dugu gazia alderdi honek aurkeztu duen osoko zuzenketan bere indefinizioan eta motz gelditzen dela gure ustez

haur eskoletarako pp rekin eta upyd rekin legebiltzar honetan bertan sinatu zuen erdibideko zuzenketan non ama hizkuntzan ikastea ahalbideratzen zuen

sailburuak egindako hainbat adierazpenetan azkenekoa aurreko

beste erantzun berean esandako beste gauza bat así el modelo a

la desaparición de los modelos lingüísticos actuales eta egia esan behar dugu zapore goxoa ere ikusi dugu asko ez bada ere

sailburuak bide honetatik tinko abiatzen bazarete eta eraman nahi baduzue hau bidean elkar topatuko dugu hauxe da azken finean gure eskaera osoko zuzenketa

presidente andrea egun on guztioi dakigun bezala gure

ona da baina oraindik ere hezkuntza sistemak gure hezkuntza sistemak berrikuntza hobekuntza eta egokitzapen

egokitu eta moldatu behar du etorkizunera begiratu behar du era askotako aldaketak egin beharko ditu europako batasunak

urterako jarri dituen helburuen bidean atzerriko hizkuntzena da

horregatik jarri genuen martxan horregatik agirrezabala jauna jarri genuen martxan hezkuntza marko hirueleduna

ez da inolaz ere nahikoa eta gero eta garrantzitsuagoa bihurtzen ari da europan eta munduan zehar ibiltzeko eta goi mailako hezkuntzan eta ikerketan aritu ahal izateko ezinbestekoa da gaur egungo

ezinbestekoa hirueletasun markoak malgutasunez jokatu behar du ikastetxe bakoitzari erabakitzeko

emanez eta familiei aukeratzeko eskubidea bermatuz hiru hizkuntzak euskara gaztelania eta atzerriko hizkuntza ikasketa prozesuaren bide edo tresna gisa erabili beharko dira hau da irakasgai eta aldi berean irakasbide gisa malgutasunez

irmotasunez jokatu behar du momentuan hartu behar diren erabakiak atzeratu gabe inertzia errazegiari

hiru hizkuntz helburu nagusi lortu behar dira hiru euskara indartu elebitasuna sendotu eta

baina ezeri uko egin gabe beste era batean esanda

mundura zabalik biziko den euskal gizarte elebiduna alegia euskaraz eta gaztelaniaz

eta ingelesa ere taxuz erabiltzeko gai izango dena hizkuntza guztiak ikasle guztiontzat izan behar dira maila sozioekonomikoari begiratu gabe hizkuntza eten

horregatik behar dugu ikastetxe eta ikasle guztientzat jeneralizatu daitekeen hizkuntza proposamen berri bat

hirueleduna euskal hezkuntza sistemak heldutasun nahikorik badu urrats hori inolako arriskurik gabe emateko euskal gizarteak ere hirueletasuna eskatzen du iritsia

argi dago hirueletasunaren bideak ez duela atzera bueltatzerik euskal hezkuntzan botere publikoen eskuetan dago bide hori

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andreak dauka hitza

legebiltzarkidea burua eskerrik asko legebiltzarkideok joan den martxoan oyarzabal jaunak hezkuntza kultura eta hizkuntza

esandako horietan oinarritzen delako gai honetan gure iritzia

bi hizkuntza ofizialetan eta beste hizkuntzetan nagusiki ingelesean euskal ikasleen gaitasun linguistikoa hobetzeko proposamena aurkeztu dezala oyarzabal jauna guk ere

eman nahi diogulako aste honetan bertan lehendakariak aurkeztu duen gobernuko programako bigarren ardatza giza garapena da

bertan hezkuntza sistemaren eragile gisa bikaintasuna aipatzen da eta esaten da askatasuna erantzukizuna elkartasuna eta

eusko jaurlaritzak errealitate berrietara egokitzeko darabiltzan oinarriak aberriaren gizarte eraikuntza honako balioetan oinarritzen dela bizikidetasunean

eta esaten du neurri handi batean horren guztiaren funtsa hezkuntza izango dela sustatzeko gai garen edo gai izango garen hezkuntza alegia beraz hezkuntzan gobernuak izango duen joko zelaia marraztuta dago dagoeneko jokorako filosofia ere idatzita eta azpimarratuta dago ez dago

hezkuntza sistemako edozein aldaketak helburu jakin batzuk izan behar ditu eta horien artean dira

eta kohesio soziala mahai gainean jarri behar diren helburuak zehatzak izan behar dira errealistak eta lortzeko modukoak

pasa diren hiru hamarkadetan euskal hezkuntzak lorpen izugarriak erdietsi ditu hori jakin badakigu horregatik gaur arte lortutako emaitzak baino hobeak izateko behar adina neurri eta berme jarri beharko ditu gobernuak eta asmo hori dute

gaudela celaá andrea eleaniztasuna da gure hezkuntzaren helburua hori izan da eta izaten segituko du

eta ingelesari eraginez horretan ere ez dugu zalantza izpirik ze bestela celaá andrea noiz deskubritu duzu ingelesa dela zientziaren hizkuntza horri erantzutea gustatuko litzaidake edonola ere edozein aldaketa martxan jarri aurretik esperimentatu egin behar da

jarri nahi den aldaketa ahalik eta baldintza hoberenean egiteko

ikasle taldeek lortu beharreko hizkuntza mailak ez ziren zehaztu eta gure ustez norabidea argitzeko ezinbestekoa da hori

helburu lorgarriak diren ala ez jakiteko neurtu behar direlako eta neurketa horren ondoren behar diren egokitzapenak egiteko

hiru ikasturte hasi zirela ikastetxe batzuk lanean met izeneko deialdiari entzunda eta aurten

ekimenaren ondorioaren ebaluazioaren emaitzak eta gobernuak

hori denak ezagutu beharra dauzkagu ebaluazio horrek balio beharko liguke esperimentu hori

inguru soziolingüistiko desberdinetan eman dituen emaitzak jakiteko eta identifikatu beharko lituzke beharrezko izango diren mota guztietako baliabideak

ekarri behar dutela ziurtatzeko ebaluazio horrek balioko digu azken finean hartu beharreko norabidea zehazteko gainera ezin dugu ahaztu urte askotan makina bat ikastetxe beren hizkuntza proiektu ugariei esker

eta ari direla marko hirueledunaren deialdia etorri zenean ofizialdu egin zirela ekimen horiek denak ikastetxeek beren

kontuan hartu beharko du edozein proiektu berritan sartu aurretik

izan behar duen argitu dezaketelako etengabeko hobekuntzaren filosofian aurrera egiteko aparteko laguntza emango digutelako seguruenik

hirueletasunaz hitz egitea baino nahiago du eleaniztasunez hitz egitea aspaldi

apustua ez da atzo goizeko gauza sailburuak martxoko interpelazioan esan zuen bezala

handia duten gazte elebidunak nahi ditugu horregatik beraz uste dugu

eta euskerako irakaskuntzak gizartean nozitzen duen ahulezia konpentsatzeko

eraginkorrena delako guk defendatzen dugun oinarri eleanitzak hiru baldintza nagusi bete behar ditu derrigorrez lehena

eskubidea eta horri lotuta bi hizkuntza ofizialetan komunikatzeko

obligazioa bigarrena hezkuntza sisteman

eta hirugarrena adostasun sozial eta politiko zabala

alderdi politikoen ordezkariena horrelako helburu zehatzak adostu beharko ditugu eta bitarteko aproposak eta berritzaileak ipini horien eskura

europako batzordearen gomendioari jarraitu behar diogu lehenik bat gehi

eleaniztasuna baina gurean bi gehi bi izan beharko luke

egiten hastea esaterako frantsesa edo alemana bigarrengo printzipioa

hirugarrena ikastetxe bakoitzak bere hizkuntza proiektu propioa egokitu beharko du bere ezaugarri berezietara

laugarrena gutxieneko helburu horietatik gora ere jo dezake ikastetxe bakoitzak baldintza minimoak betetzen baitu eta bost

euskara hogeita bat dokumentua aipatu nahi nuke eskolak asko euskaldundu duelako eta

gure ustez plangintza akademikoa egon behar duelako plangintza orokorrago baten barruan

edo hurbileko udalaren jarduerarekin konplizitatean aritu beharko duena

ezin aipatu gabe utzi irakasleen prestakuntzan beharko diren baliabideak horiek ere ezingo ditugu albo batera utzi beraz

eta sendotu dezagun hezkuntza eleaniztasunaren bidea

hobetzea helburu jarrita eskerrik asko mendizabal andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandan mistoa

no hemos visto nada hasta hoy nada más eskerrik asko oyarzabal jauna eh bildu taldearen

bai eskerrik asko mahaiburu andrea eta bukaeratik hasiko naiz señor oyarzabal

eta bukatuz hemen ez dago

atzeko martxarik euskararekin ez dela nahikoa esaten duzu zuk gu jakitun gera baino esan dizut gure eredua zein den

euskaraz hitz egin duzunean euskara indartu egin behar dela besterik ez duzu esan eta esan dizut aurreko praktikan zuk kendu egin zenituen euskararako guk erreferentzia bezala planteatu genituen helburuak derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatzerakoan

eta baita ingeleserako ere beraz gure abiapuntua hori da euskaldunak nahi ditugu ikasle euskaldunak eta zalantzarik gabe eleanitzak jakitun garelako eta

apustua aspaldi aspalditik egin zuelako ingelesa txertatzen hain zuzen goiz

beraz hemen ez nahastu eztabaidak ez perbertitu debatea eta nik uste dut

nola lortu bi hizkuntza ofizialetan gaitasun bera

bera eta ona eta nola lortu hirugarren hizkuntzan gaitasun on bat gure ikasleek horixe da galdera eta guk horretarako nik lehen aurkeztu dudan planteamendu bat daukagu eta guk horri

erdibideko zuzenketaren kontra egingo du

sinatu dutenaren kontra gurearen alde eta

eskerrik asko agirrezabala jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

agirrezabala euskara indartu

eskerrik asko presidente andrea me sorprende

celaá andrea ez didazu erantzun egin dizudan galderari noiz deskubritu zenuen zientziaren hizkuntza ingelesa zela ez didazu erantzun nik dakidanez donostiako nanogune biogune eta horietan denetan

ikertzen ari den jendea ari da euskaraz arituko da gazteleraz

zientzia egiteko beste gauza bat da dibulgazioa eta beti ez da izan ingelesa gainera zientziaren hizkuntza eta

asia aldeko herrialdeek hartzen ari diren garrantzia hartuta auskalo

zientziaren dibulgazioa zein hizkuntzatan izango den besterik gabe dena den bukatzeko

hezkuntza eleaniztasunaren alde eta hori gauza konkretu bat da ez da

kalitatezko hezkuntzaren alde euskal gizartearen bizikidetzaren alde euskara eta hizkuntz eta hezkuntza

baitira besterik egiteko eskerrik asko eskerrik asko mendizabal anderea eta amaitzeko mistoa upyd taldearen ordezkariak

amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularrak eta euskal talde sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai hogeita zazpi ez berrogeita zazpi ondorioz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian eh bildu taldearen zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogei ez berrogeita hamalau ondorioz ez da onartu

euzko abertzaleak taldearen zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

barkatu gaudenak

ondorioz berriro bozkatuko dugu azkenekoa euzko abertzaleak taldearen zuzenketa bozkatu dezakegu

bai hogeita zazpi ez berrogeita zazpi ondorioz ez da onartu euzko abertzaleak taldearen zuzenketa

honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea mozioa blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua arabako lurralde historikoan egiteko dauden zenbait ospitale inbertsiori buruz

osasuneko inbertsioei buruz proposamena egin duen taldearen txanda roncal andrea zurea da hitza ekimena aurkezteko eta aldezteko

eskerrik asko roncal andrea euskal talde popularreko ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko

eskerrik asko presidente anderea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideak

en concreto el veintidós de febrero gure ustez aurrekontuen tramitazioaren hurbiltasunagatik eta gai horrek sortarazten duen kezkagatik

buruz lehenbailehen eztabaidatzea ekimen honen eztabaida batzuentzat ez zen premiazkoa eta gaur alderdi sozialistak aurkeztutako mozio batek eragindako interpelazioarekin eztabaidatzen da

hasta la fecha aurreko legealdian jadanik egin zen arabako ospitale unibertsitarioaren plan funtzionala legebiltzarrean aurkeztu zena

bi mila hamaikako urriaren hemeretzian hain zuzen ere plan horrek beste gai batzuetan artean honako hauek ere aztertzen zituen

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea zurea da hitza

egun on denoi egia da behin baino gehiagotan eztabaidatu dugula gaia baina konponbiderik eman ez arabarrok konponbideak behar dituzte bere osasun beharrizanei erantzuteko

nola antolatuko den osasun publikoa herrialde honetan eta

azpimarratzea araba gasteiz bakarrik ez dela herrialde osoko antolaketa integrala behar dela gasteizen

aipatutakoagatik eta amaitzeko erdibide hau sinatu dugu alde batetik gure osoko zuzenketa jasotzen duelako eta

beste aldetik osatzen lortu dugulako plan funtzionalaren zain egongo gara eta ea denon artean

adosteko gai garen herriak horrela eskatzen duelako herriak horren beharra duelako besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko blanco andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on sailburuok egun on legebiltzarkideok beno esan beharra daukagu

arabako unibertsitate ospitalearen egitasmoa oso garrantzitsua dela eta erabateko lehentasuna daukala zentzu horretan bat egiten dugu ezbairik gabe osasun sailburuak ganbera honetan

hau da hiru aldiz behin eta berriro esandakoarekin bere agendan erabateko lehentasuna daukala egitasmo honek arabako lurralde historiko osoari eragiten dio egitasmo honek gasteizko zein arabako herritarren osasun beharrei erantzun behar die bai gaur egungo beharrei baina baita ere epe ertain epe luzera sor daitezkeen horiei baina gai honen inguruan gure taldeak argi dauka ez dugula aurreko legealdian gertatutakoa berriro gertatzerik nahi gure taldeak beti esan du egitasmo honen inguruan aurreko osasun saileko arduradunek ez zutela behar beharrezkoa den adostasunik landu hain garrantzia handiko

hain eragin handia duen egitasmo batek adostasuna behar du adostasun hori landu beharko da profesionalekin langileen

herritar eta bertako biztanleekin eta nola ez baita ere udaleko

beste alderdi politikoekin zentzu horretan

osasun saileko arduradunei hori eskatu nahi diegu adostasun zabala landu

baita ere alde sozialistako eta pp ko ordezkariak aipatutako moduan guk eskatu nahi diogu gobernuari bi hilabeteko epean

funtzionalaren proposamena aurkeztu dezala ganbara honetan

plan funtzional honen proposamen hori izan beharko da lanerako hasierako dokumentua hau da

eta beste hainbat alderdi politikoekin elkarlanean adostu beharko duen egitasmoa halaber

gasteiz hirian zein arabako lurralde historikoan gaixotasun kronikoak dituzten pertsonek baita ere zahartzaroarekin lotutakoak

zein neurri konkretu hartuko diren zehazten duen proposamen bat ere jaso dezala

plan funtzional bat eduki ondoren eskatzen diogu

izan ere horrek zehaztu beharko baitu teknikoki nola burutu plan funtzionalean adostutako egitasmoa eta bertan

zein inbertsioak diren azpiegituretan zein giza baliabide beharko diren

azken finean guk azpimarratu nahi duguna da kasu honetan ez dugula lortu kontzentzua edo adostasuna lortzea ganbara honetan zoritzarrez ez da lan erraza izan baina saiatzeak merezi du ez dut bat egiten

kontzentzura heltzen ezta ere proposamen konkretuak ez ditugula

erdibideko zuzenketan zaila da beraz handia eskatzen du baina merezi du gaur ekimen honen inguruan ez gara izan

nahiz eta osasungintzari buruzko ekimena izan irizpide politiko

banaketa bizitzen ari gara funtsean oinarrian ados gauden arren eta horrela da testuak irakurri ondoren ados gaude

irizpide politiko batzuen ondorioz bi testu aurkeztu ditugu gure ustez ez da justua

eraikitzailea osasun sailak borondatea adierazi du

eragileak entzuteak eta azken finean plangintza osoa elkarlanean

beraz ez dugu bat egiten banatu gaituen edo irizpide horrekin

eskerrik asko orbegozo jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara sartuz

erantzunen txandan roncal andreak dauka hitza sí si

bai eskerrik asko berriro mahaiburu andrea bakarrik jaitsi naiz erantzuteko garrido

eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka

eskerrik asko orbegozo jauna mistoa upyd taldearen ordezkariak ez du hitzik hartu behar

amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak eta euskal popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa

emandako botoak hirurogeita hamabi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

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita zazpi ez hogeita lau abstentzioak bat ondorioz

gai zerrendako laugarren puntua honako legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena udal autonomiaren alde eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena toki administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunerako

inguruan proposamena egin duten taldeen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak pastor jaunak du hitza ekimena aurkezteko eta

egun on guztioi eta egun on eta eskerrik asko hona etortzearren

hainbat udaletxeko ordezkariei egun on eta eskerrik asko gurekin egoteagatik hemen gaude eta berriro ere eta tamalez esan behar dut murrizketan inguruan beste eztabaida baten aurrean ziurrenik alderdi popularreko ordezkariak esango digulako

erreforma bat dela eraginkortasunaren inguruan eta holakoak botako ditu baina guretzako inongo zalantza barik berriro ere

murrizketak aplikatu dituzte eskubide laboraletan langileen

murrizketak aplikatu dituzte eta jarraitzen dituzte aplikatzen

eta oraingoan demokrazia bera murriztu nahi dute herritarrengandik hurbilen dagoen erakunde publikoen eskumenak eta eragiteko murrizterakoan demokrazia bera murrizten ari direlako dinamika ero baten sartuta dago alderdi popularra kapitalaren menpe merkatuak kontrolatzen duen kapitalaren menpe egoteak sortarazten duen dinamika eroa baina alderdi popularra murrizketa honen exekutore zuzena izan da baina uste dugu beharrezko dela

murrizketa honetan laguntzaile batzuk eduki dituela gogoratu behar dugulako non dagoen murrizketa honen jatorria

artikulua aldatzea alderdi popularra eta alderdi sozialista batera aldatu zuten artikulua

gainetik jarriz defizit muga eta zorpetze muga

eta hor dago jatorria eta hori ez dugu ahaztu behar eta horren ondorioz besteak beste tokiko administrazioaren erreforma proposamen bat daukagu besteak beste hainbat murrizketa eta hainbat errege dekretu onartu direlako

beste ondorio bat da razionalizazioan egonkortasun eta eraginkortasun ekonomikoan oinarritzen omen den erreforma alderdi popularren

indarrean sartzen baldin bada lortuko dituen ondorioak zeintzuk dira benetako asmoak alde batetik herritarrengandik hurbilen dauden erakundeei

aitzakiarekin lortuko dutena da herritar bat zerbitzu publikoa gutxiago eta eskasagoak

euskal autonomi erkidegoan ehuneko laurogeita hamabiak

eskaintzen dituzten hainbat zerbitzu publiko diputazioetara pasatuko direlako eta ados gaude bikoiztasunak ekiditu behar direla baina zergatik udaletxeei eskumenak kenduta galdetu tolosa

eh bilduk zerbitzu publikoak eskaintzerako orduan hurbiltasunaren alde agertzen da eta herritarren parte hartze eta erabaki zuzenaren alde ere eta herri erakundeek herritarrengandik gero eta hurbilago

lortzea demokrazia zuzena lortzea gainera erabaki horrek bigarren ondorio bat dakar hainbat zerbitzuen pribatizazioa

zerbitzuen publikoak eskaintzerako orduan oso arriskutsua den

kostu estandarraren irizpidea erabiltzen duelako aurreproiektu honek

kuantitatiboki zein da kostu estandarra

ematea kostatzen dena edo donostian eta kualitatiboki

soilik ekonomikoak irizpide sozialak erabili barik

erabiliko direnak zerbitzu publikoen kalitatea murrizten dituzten irizpideak

arriskutsua eta tamalgarria eta tokiko erakundeek

diputazioek eskainiko dituzte eta eurek erabakiko dute kudeaketa hori da aurreproiektu honek esaten duena hau da hizkuntza arruntetara itzulita pribatizazioa tokiko autonomia urratu ondoren

pribatizazioa baina hirugarren ondorio zuzen bat ekarriko du erreforma honek azkenean indarrean sartzen baldin bada gaur egun jadanik nahiko murritzak diren autonomi erkidegoen konpetentzien galera gure kasuan berezitasun foralaren urraketa zuen konstituzioan

foralaren urraketa eta horren ondorioz ley de bases de régimen local delakoan jasota dagoen berezitasun forala

café para todos aren teoria hori azken muturreraino

berdin zaie erkide ezberdinen egoera ekonomikoa zeharo ezberdina izatea gaur egun berdin zaie ere udalen egoera ekonomikoa

honezkero nahiko mutilatua dagoen autogobernuari beste murrizketa bat aplikatzeko nahikoa dela esateko momentua

nahikoa da krisia sortu ez dutenek ez dute zergatik krisia ordaindu behar nahikoa da murrizketak eta murrizketak krisitik ateratzeko errezeta bakarra aplikatzeaz bukatu behar da nahikoa da ere estatu espainolak autogobernuaren kontra etengabe burutzen dituen erasoen aurrean planto

erantzun bateratu bat beharrezkoa da horregatik pozten gara gaurko honetan kapaz izan garelako alderdi sozialistarekin

sinatzeko ziurrenik denok amore eman behar izan dugu gure hasierako jarreretan baina

gaurko honetan garrantzitsuena edo lehenetsi izan duguna izan da estatu espainoleko gobernuari mezu ahalik eta bateratuena

nafarroako parlamentuak egin zuen bezalaxe gaurkoan ere gehiengo zabal batek estatu espainolari mezu argi bat bidaliko dio demokrazian murrizketarik ez eta autogobernuan atzera pausorik ez arlo honetan

atzera pausorik baldin badago burujabetzaren bidean inpultso hartzeko izan behar da soilik atzerakoiaren ordezkariak adostasun honetatik geratuko dira azkenik eta bukatzeko adostu dugun testu horretan eta alderdi sozialistako bozeramaileak esan duen bezalaxe

aipamena egiten diogu beti izan da guretzako lehentasunezko asunto bat

baina momentu honetan ezinbestekoa da ez soilik estatu mailan egitea nahi duten erreformarengatik baizik eta gaur egungo egoera ekonomikori aurre egiteko tokiko

aurre egiteko beharrezkoa da konpetentziak zehaztea erakunde ezberdinen arteko konpetentzia banaketa ezartzea eta beharrezkoa da ere konpetentzia horiek aurre eramateko nahikotasun ekonomikoa bermatzea tokiko erakundeei horregatik uste dugu

estatutua onartu zenetik badela garaia oinarrizkoa den lege hori parlamentu

eurekin berba egin ostean eta behingoz

eskerrik asko maeztu jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda hasiz euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza semper jauna